beste zalantza garrantzitsu bat horrelako konponbideak aplikatzearekin baldin eta ez badatoz beste isun gogorrago batzuekin lagunduta beti ere iruzurren arduradunen aurka hau da badirudi esaten dela iruzurra egin zutenek erantzun

baina ahal badute bakarrik hori bai bai ala bai diru publikoarekin konponduko genuke arazoa beste kasuetan beraz iruzurgilea gogor zigortua izan litzateke bakarrik estatuak zorra berreskuratu nahi duen kasuetan eta errealitatea krudela da horiekin izan ere jakin badakigu espainiako botere politikoak eta baita euskal herrikoek ere banketxeei elizari enpresa handiei eta

mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburua egun on denoi berriro hoy tengo un día

lo importante es el acuerdo eskerrik asko prieto jauna damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna lópez de munain ez telleríak ezta ere

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu mistoa upyd taldearen legezbesteko proposamena

zer ez dut esan oraindik bozkatu daitekeenik orain

ahobatez onartu da gai zerrendako bosgarren puntua

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena kontziliaziorako laguntzei buruz proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

dakigun bezala familia eta lana bateragarri egiteko exzedentzia hartzeko edo lanaldia murrizteko laguntzak emateari utzi dio jaurlaritzak abuztuak hogeita biko dataz

diru kopurua agortuta dagoela argudiatuta ondorioz

ildo hauei dagozkien dirulaguntzen ordainketa etendu seme alabak exzedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzak mendetasun egoera edo osasun egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko exzedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzak eta baita seme alaba

zaintzeko langileak kontratatzeagatiko laguntzak urriaren hiruko kontrol bilkuran jaurlaritzari egindako galderaren harira esan genuen bezala orduan bi urtetan zaintza lana eta enplegua bateratzeko

hogeita hamar milioi eurotik hamazazpi koma bost milioira pasatu da ondorioz ez da harritzekoa gu ez gara harritzen aurrekontua agortua izana agortua dago

eskarien ehuneko hirurogeita hamara erantzunik gabe utzita argi dago guk behintzat argi dugu

diru kantitate hori onartu zenean jaurlaritzak bazekiela eta horrela esan genuen ere ahozko galdera egin genuenean ez zela nahikoa izango aurrikusitako diru kopuru hori ez zela nahikoa izango eta ondorioz otsailaren hogeita zortzitik aurrera eskatu dutenak aurten behintzat ezer gabe

jaurlaritzaren erabakiaren ondoren laguntza hauek langileek seme alabak zaintzeko diru laguntzak

berdin mantendu dira ez dira igo hiru mila bostehun euro urteko eszedentzia bat eskatzen

eta bi mila berrehun eta bi mila zortziehun artean

eskatzen duenarentzat orain aldiz mantendu ere ez da egingo laguntza horiek erabaki du gobernuak familia askorentzat egoera sozio ekonomiko larrian baliozko laguntza direla ahaztuta beraz murrizketak murrizketen gainean jaurlaritzaren erabaki honek milaka pertsonei

hauek dira nagusiki zaintza lanak betetzen dituztenak eragin die aurrikusita zutena

eta kaltetuz azken batean murrizketa berri hau ongizate sistemaren aurkako eraso berria da erabaki politikoa da

lehen aipatu dut emakumeengan duela eragin handia eszedentzia edo lanaldi murriztua eskatzen dutenen artean ehuneko

emakumezkoak dira alde batetik arau sozial hegemonikoek emakumeei inposatzen diete etxeko lanak eta zaintzaren ardura nagusia bestetik emakumeen soldata baxuek eragiten dute haiek

elkarbizitzaren unitatearen diru sarreretan kalte gutxiago dakartelako gainera diru sarrera gutxien dutenek gutxiago

larritu eta zaildu baino ez dituzte egiten langileen aukerak bizitza pertsonala lana eta familia batera

lan munduan nagusi diren prekarietatea ordutegien malgutasunaren inposizioa soldaten apaltzea eta abar luze bat zein da honen aurrean jaurlaritzaren erantzuna zein da ezinegonaren eta desadostasunaren aurrean jaurlaritzaren erantzuna

sortutako kalteari eta arazoari irtenbidea bilatu beharrean eta eman beharrean eztabaida

nahian dabil aurrekoan esan genuen eta berresten dugu eztabaida desbideratu diot azken asteetan behin eta berriz adierazi duelako gai honek hausnarketa sakona behar duela eta laguntzak ez direla

eta gauza bera egin zuen kontrol bilkuran urriaren hiruan ez da

esan zuen sailburu jaunak atzeratu egin da bakarrik eta erantzunik gabe gelditu zena noizko atzeratu da bi mila hamabosterako aurrekontuetan adosteko norekin eta bi mila hamabostekoak noizko

ez dago erantzunik erantzunik gabe gelditu ziren argi utzi nahi dugu hausnarketa eta dauden laguntzak mantentzea

ezin da egin lehendabizi laguntzak kendu eta ondoren hausnarketa egin araudiaren aldaketa egiteko hori guk behintzat deitzen diogu arazoaren muina desbideratzea dela

genieke kaltetuei aurrekoan ere aipatu nuen bezala ehunka sinadura

aurkeztu dituztenei ziurrenik asko dute esateko guzti honetaz bakoitzari eragindako kaltea inportantea delako eta bidegabea delako beraz hausnarketa bai eredua

demografiak planteatzen dituen erronkei heltzeko lan mundua beste modu batean arautzeko lana bere osotasunean hartzeko

egungo lan baimenak eta programak berrikusteko irizpide berdintzaileen arabera eta zaintza lanen balorazio soziala indartzeko horretarako behintzat bai behar da hausnarketa hausnarketa sakona jakin badakigu lehen

laguntza hauek ez dutela lortu ez dute lortzen berdintasunaren bidean aurrera egitea horrelako zerbait aipatu zuen sailburu jaunak ere

emakumeak dira jarduna murrizten dutenak edo eszedentzia eskatzen dutenak zaintza lanak egiteko lehen esan dut ehuneko laurogeita hamairu inguru emakumeak dira laguntza hauek eta baimen hauek erabiltzen dituztenak beraz argi dago zaintza emakumeen esku

profesionalean eragin zuzena duela eta honek ere lehen esan dudan bezala bai merezi du bai eskatzen du bai behar du hausnarketa sakona eta bereziki neurriak hartzea politikak

ipintzeko baina hori ez da egiten dagoen apurra eteten eta kentzen beste modu batean uste dugu egin behar dela

aurreko kontrol bilkuran eta ez duela asmorik diru partida ipintzeko agortu dela eta punto itxaron beharko dela

berriro noizbait berreskuratzen baldin bada berreskuratzeko horregatik ekarri dugu legez besteko proposamena gaurko bilkurara

jaurlaritzari legebiltzar honek esan diezaiola hartu duen erabakia okerra dela

eta legebiltzar hau ez datorrela bat neurri horrekin erabaki horrekin eraso berri horren kontra gaudela

arlo honetan lehen aurreko puntu batean nire kide batek unai urruzunok esan duen bezala jaurlaritza honek

egin egiten ditu eta hau da horietako adibide bat gure ikuspuntutik eta hau da horietako bat konpondu beharrekoa bideratu beharrekoa

bigarren puntu bat garrantzitsua dena guretzat eta esandako guztiaren ondorio zuzena dena

eskari guztiei erantzuteko diru partida bat ipintzea eta orain esan zaienei itxaron behar dutela ez dakit noiz arte benetan beraiek zituzten espektatibak bete ahal izateko diru partida hori oraintxe bertan

positiboki eskubidea duten pertsona guztiei beraien eskarietan eta horrekin batera bi mila hamabosterako aurrekontuetan eskari guztiei erantzuteko diru kopuru nahiko ipintzea eta ez aurreko aurrekontuetan bezala eta horretarako argi dago

zenbat diru behar den zenbat eskari egon daitezkeen

aurrekontuetan zenbat ipini behar den eskari horiei erantzuteko eta zaintza lanak eta enplegua uztartzeko neurrietan

eta adinekoak adin gabeak edo bestelako mendetasuna duten pertsonak zaintzeko betebeharrak benetan bateragarri egiteko

zaintza eta enplegua berdintasunaren bidean pausu berriak emanda eta esan behar da

proposamen berdintsuak egin ditugula gai honekiko

guk alderdi sozialistarekin erdibideko bat

espero dugu gaur hemendik irtetea eta erdibideko hori suposatzen dut banandu dutela ez dut beraz adieraziko ze oinarrituta dago bereziki nik lehen

puntuetan eskerrik asko arrondo andrea euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on sailburua legebiltzarkideok orain dela bi aste osoko bilkura honetan interpelazio bat aurkeztu genuen

eta bertan ikusi genuen nola gobernu honen asmoa ez da laguntza hauek

eskari guztiak betetzea aurten eta badakigu aurtengo partida edo aurrekontuetan agertzen zen partidarekin dirua ez dela nahikorik izan gobernu honen asmoa ez dela partida hori gehitzea edo handitzea guk pentsatzen dugu erabaki txarra izan dela eta erabaki horrek

gobernu honen benetako asmoa gizarte politikaren aurrera eta atzera pausu bat dela como decía hace dos

eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sánchez andrea

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea bildu eta alderdi popularraren legez besteko proposamenak ditugu gaurkoan eztabaidagarri

bilduren hitzetan eta kontziliazioari buruzkoa alderdi popularrarena urriaren hiruko osoko bilkuran argi gelditu ziren oposizioko alderdi guztien jarrerak gai honekiko eta jaurlaritzarena baita galdera eta interpelazio ezberdinei emandako erantzunetan beraz euzko abertzaleak taldea gobernua babesten duen alderdia izanda argi dago bat gatozela eusko jaurlaritzako sailburua den aburto jaunak

ordainketak eten ziren arte ordainketak sei hilabeteko epean ordaintzen ziren

onartzen duen gehienezko epea da eta epe horretan ebazten ziren eskakizunak beraz legearen menpe atzerapena emango da diru laguntzetan ematen ari da diru laguntzen ordainketetan argi eta garbi

atzerapen bat emango dela diru laguntza hauek kobratzeko orduan aurtengo partida agortu delako baina dudarik ez izan diru laguntzak kobratu

argi gelditu zen baita ez direla berriz egin beharko eskakizunak automatikoki emango baitira jakin badakigu diru laguntzak eskatu dituztenei atzerapenak zailtasunak suposatzen dizkiela horregatik argitu nahi diegu atzerapenarekin bada ere kobratuko dituztela dagozkien diru laguntzak

gogorarazi baita talde guztiei euskadi dela erkidego autonomo bakarra

funtsezkoa iruditzen zaigu arlo honetako neurrietan sakontzea eta neurriak garatzea denon artean egin beharreko ibilbidea iruditzen zaigu adibidez arrondo andrea uste dut aipatu egin duzula lan ordutegien arrazionalizazioa neurri honek enpresa munduaren eta gizartearen txip aldaketa eskatzen du erabileraren aldaketa apurka apurka hobetzen ari dena baina oraindik ez dena nahikoa eta gu prest gaude arlo honetan sakontzen kontzientziazioa

ya explicaran o han explicado besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

bai erabiliko dut zatitxo hau pixka bat azken interbentzioan

izenean amaia arregik aipatutakoa komentatzeko azken batean beste interbentzioetan

gaurko egunean eztabaida gai dugun puntua oinarrian bat gatozelako aipatu da nolabait dekretua indarrean dagoela baina hori esanda esan behar da hori dela nolabait jaurlaritzari interesatzen zaion mezua interesatzen zaion kanporatzea interesatzen zaion mezua

indarrean dagoela denok dakigu baina ondorioa da hala eta guztiz ehunka pertsona

diru laguntza horiek aurten jaso gabe zuen proposamena indarrean sartzen baldin bada eta mantentzen baldin bada beraz nola esplikatu diru hori aurrikusten zituztenak bere egunerokotasunari aurre egiteko diru hori

nik uste dut pertsona horientzat bost azken batean eragina berdina da eta esaten da indarrean dagoela baina

berriro ere agortu arte diru partida edo diru partida ipiniko da oraingoan

ordaindu behar dena hori dena ikusteko dago eta guk eskatzen duguna da gaur legebiltzar honek argi adieraztea

diru laguntzak eman behar direla eta bi mila hamabostekoak aurrekontuetan ziurtatuta gelditu behar direla pozten naiz pozgarria da entzutea ere behintzat hausnarketa baten beharraren inguruan bat gatozela

eta enplegua bateratzeko politikak berdintasuna bultzatu behar dute zalantzarik gabe eta emakumeen esparrua izatetik gizonezkoarena ere izatea pasatu behar dira eta hori gaur ez da errealitatea nahiz eta

lanbideren bitartez zegoen horrek ere bere hausnarketa eskatu beharko luke zeren horretarako neurri asko hartu behar dira

aipatzeko esango nuke lan merkatuan emakumeen lan baldintzak hobetzea ezinbesteko neurri bat izan beharko litzatekeela edo zaintza lanaren balore soziala indartzea

ezinbestekoa izan behar dela ere eta lan merkatua beste modu batean arautu behar dela zuk ere esan duzun bezala ordutegiak

egiten kontziliazioa eta enplegua eta zaintza uztartzeko bateratzeko aukerak izateko baina gaurko

ez da hori hori gelditu beharko da askotan gertatzen den bezala beste batean neurri zehatzak hausnarketa baten ondorioz hartzeko gaurko eztabaida gure ikuspuntutik behintzat da ezarritako murrizketa batzuk bertan behera uztea eta guretzat murrizketak dira diru hori ez dute jasoko

beraiei esplikatu beharko diezue hori murrizketa

guk argi dugu da beste murrizketa bat aurten egiten dena eta onartezina dena eta bidegabea dena eta horregatik

inportantea da pertsona horiek kaltetuak izan diren pertsona horiek ikustea legebiltzar honek beraiei egindako kaltea konpontzea eskatzen diola jaurlaritzari eta noski

espero dugu hemen gaur adostutakoa eta aterako dena aurrera jaurlaritzak betetzea ez begiratzea beste alde batera eta kasu egitea

zuek ez ezik babesten duzuelako jaurlaritza

beraz hori da gure eskaria gaur hemen onartuko dena jaurlaritzak bete dezala

izan diren pertsonak ikusteko posible dela baita ere politika batzuk momentu batzuetan gaizki eginda dagoenak
aldatzea eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

orain dela bi aste sailburuak esan zigun eta lasaitzeko asmoz laguntza hauek ordainduko zirela ez direla momentu honetan ordainduko baina hurrengo urtean ordainduko zirela momentu honetan ere arregi andrea gauza bera errepikatu du nik uste dut afirmazio hori ez da lasaitzeko ez du lasaitzen zeren azkenean familiak laguntza hauek eskatu dute eta nahi dutena da

jasotzea eta esaten badugu aurtengo eskaerak hurrengo urtean beteko direla zer gertatuko da hurrengo eskaerekin edo hurrengo artean

laboral y familiar nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

eskerrik asko berriz be presidente andrea ez neukan asmorik irteteko baina beno entzundak entzun eta gero ba hemen gaude eta labur izango naiz

egia esan behar da lehenengo eta behin eta pertsonek diru laguntzak jaso egingo dituzte
arrondo andrea isiltasuna mesedez ez da egia ez dutela kobratuko

nahiz eta atzerapenarekin beraz egia esan tranpa gabe

eztabaida amaitu denez bototara

eh bildu eta euskal sozialistek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zazpi bai hogeita zazpi abstentzio ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena udaltzaingoetan erretiro adina aurreratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda unzalu jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburu jauna legebiltzarkideok eguerdi on eta ongietorria

diren udaltzaingoaren ordezkari sindikalei

eskerrik asko unzalu jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on danori eta baita ere

gaur hona bertaratu zaretenoi gaurko ekimen hau arrazoizkoa iruditzen zaigu aldarrikapen honekin ados gaude

erretiro adina jaistea alegia eta beraz unzalu jaunak esan duen moduan erdibideko batera heldu gara errez

bai den sektoreagatik eta baita ere ados gaude oro har erretiro adina jaistearekin ados den sektoreagatik udaltzaingoa ertzaintzaren parekatzearekin

pentsatzen dugulako batera osatzen dutela gaur egun dagoen euskal poliziaren egitura guk udaltzaingoa kontsideratzen dugu egitura horren oinarria gertutasuneko

polizi herritarra eta horregatik pentsatzen dugu gutxienez ertzaintzak dituen eskubide laboral berdinetan parekatu behar direla inoiz ez horiek baino gutxiago ados baita ere erretiro adina jaistearekin orokorrean are gehiago jardun profesional horren baldintza zail batzuetan ematen bada ez udaltzaingo edo poliziaren atalean bakarrik

jaistea egokitzea beste hainbat sektore eta lanetan ere eman behar dela pentsatzen dugulako bai lankideengatik pertsonengatik bai enplegua sortzeagatik edo hobeto esanda hobeto banatzeagatik

zerbitzuaren kalitateagatik egia da poliziaren inguruko eztabaida guzti hauetan epikotasun kutsu bat daukatela funtzionario edo langile arruntetaz hitz egitea baino ematen du

batez hitz egiten ari garela eta poliziaren lana beste edozein baino estimatuago baliotsuagoa dela arriskutsuago nekezagoa beste sektore batzuk euren lan profesionala garatzean ezbehar tasa altua daukate bai kalte fisikoengatik

ere lan baldintzen nekagarritasuna arriskua edo toxikotasuna

eta baita ere ezintasunezko prozeduretan sartuta daude direla suhiltzaileak eta horretarako babesa daukatela baina baita ere

langileak erizainak adineko pertsonen zaintzaileak edo udal brigadetako langileak

baldintza horietan ere lan egiten dutela eta horregatik guk arrazoi hauek era objektibo batean aintzat hartzea

inpartzial bat eta horren ondorioz katalogo bat

lan baldintza horiek zehazteko eta ezartzeko erretiro hartzeko adina edozein dela ere sektorea

arabera hau katalogo batean zehaztea ordenatzea da ekimen honetan ere interesatzen zaigun elementuetako bat ñabardura hauek aipatuta

onesten den erdibidekoarekin egi da egin dugun lanketan

lortu dugu eta hor dago testu definitiboa eta egia da baita ere beste instituzio batzuetan udal eta diputazioetan onesten ari dela antzeko

edo proposamenak nahiko genuke hau nahiko izatea mugitu behar dena honetan eskuduntza daukana hau da espainiar

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

bai eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi eguerdi on ere bai eta ongi etorri hona etorri diren udaltzaingoaren

firmada eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

erantzunen txandara pasatuz unzalu jauna zurea da hitza

bai zure baimenarekin eserlekutik egingo dut bueno primero agradecer a los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

ondorioz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa jarraian eusko legebiltzarraren adierazpen instituzional bat

kurdistango gobernu erregionalaren agintaritzapean eta mendebaldeko kurdistan

gobernu onaren tolerantziaren eta demokraziaren eredu onak dira gizarte egonkortasuna eta etnia zein erlijio anitzeko herritarren arteko elkarbizitza sustatu dute hori guztia oinarri demokratiko baketsu eta plural batean oinarrituta estatu islamikoaren helburu nagusia

estatu islamiarrak eragindako gatazkaren biktima guztiekiko elkartasuna adieraztea bereziki herri kurduaren

yihadismoaren ondorioak nagusiki pairatzen dituena eta horregatik

hirugarrena herri kurduko entitate politiko guztiek bat egitera dei egitea kurdistango askatasuna duintasuna lurra eta biziraupena defendatzeko

positiboki erantzun diezaiela agintaritza kurduek egindako giza laguntzarako deialdiei nazioarteko erakundeekin elkarlanean

erakundeari europar batasunari espainiar gobernuari eta kurdistango gobernu erregionaleko eta rojavako erregioko agintariei sexto